arratsalde on berriro ekingo diogu bilkurari legebiltzarreko taldeek ebazpen proposamenak aurkeztutako hurrenkeran hasiko gara hogei minutuko txanda izango dute defendatzeko elkarrekin podemos taldearen ordezkaria

bakartxo tejeria andrea lehendakari consejera arrasti on guztioi

eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia

arratsalde on guztioi eta txanda honetan gehien bat tokatzen jakuna da

esplikatzea gure ebazpenaren nondik norakoak baina hori

nik esango nuke goizeko eztabaida entzun eta izan eta gero guretzat hiru gauza nahiko

alde batetik nahiko kontsentsu handia dagoela transferentziaren beharrari buruz eta exijentzia horri buruz baita ere nahiko kontsensua dagoela salbuespenak egonda ere baina nik uste dut salbuespen horiek gehien bat ez dira gai orokorrari lotuta baizik

nik uste dut emandako esplikazioak zentzu horretan egon direla eta beste konklusio batera ailegatuko naiz ni

hau beste biak bai konpartituak direla hau ziur aski batzuengatik ez da izango konpartitua baina niretzat argi geratu dela ba momentu honetan sailburuak ez daukala zehaztasuna eta ez daukala txostena amaituta egiteko baina amaitu gabe beste aldetik

lotuta eta proposamenarekin hasteko

ehun eta hamabost proposamen planteatu ditugula nik uste dut gure jarrera debate honetarako

argia eta zintzoa izan dela pasatu dugu txostena aldez aurretik

aukera izan duzue denak ikusteko lan egiteko eta aztertzeko eta

txosten baten inguruan lan egiteko aukera izan dugula hau da gure karta guztiak mahai gainean egon direla eta ikusi izan dodana da beste guztien kartak ez direla egon mahai gainean baina

arazorik sartuta proposamenetan egia da bi bakarrik

adostea transferentziaren inguruan transferentziaren premia eta beste modeloaren inguruan niretzat hori oso gauza inportantea da eta azpimarratu nahi dut hori

ezin izan dugu egin gero lehenengo hamabost proposamenetan guk planteatzen duguna da printzipioak eta eskubideak

ez duguna da zergatik printzipio horiek oso orokorrak eta eskubide horiek oso orokorrak izanda zergatik arazoak daudela ez dakigu zergatik onartzeko eta arazo larriena antza

baina hauek dira konkrezioak hauek dira zehaztasunak hauek dira eskatzen diren neurriak proposamen horietan y la respuesta a estas iniciativas

con propuestas concretas eta goizean ibili gara gora eta behera iniziatiba konkretu batzuekin esan behar dudana da ehun eta hamabost iniziatiba horietatik bakarrik lau lau lotura zuzena goizean esandako aipatutako

cuatro eta egia da egia da hau da gure kezka baina ez da gure kezka bakarra kezka hau eta hor esaten dena konpartituta dago hainbat eragileekin eta konpartituta dago gobernuarekin gobernuak ere kezka berdina dauka eta gehiago esango nuke planteatzen diren iniziatiba batzuk onartuak izan dira ia parlamentu honetan kalean instituzio ezberdinetan aditu batzuk horren inguruan beraien

beste proposamenaren inguruan arazoak daudela onartzeko

eta forma akats horiek kontutan harturik orduan ez dagoela modurik hori ikusteko eta aurkezteko

honetan esaten dena eta erregelamendu

goizean egin duguna parrafo bigarrena a continuación

guztiak onartuak izan dira mahaiak ez du esan ezer hau betetzen esaten du ondo

onartuak daudela tramitera eta eztabaidarako prest eta akordioetara prest orduan esaten dena da guk orokorrean hor esaten denarekin ados gaude baina forma akatsa dagoelako ez dugu horren aldeko

otra cosa diferente eta nik hori ikusten dut edozein kasutan hau esanda ikusita ez dagoela inongo arazorik horren inguruan akordioak lortzeko proposamen bat berriro egiten dut ikusita hori

egiten esfortzu bat handiagoa

eta saiatzen gara birformulatzen proposamen horiek nik uste dut ailegatu garela momentu honetara ez dela egongo inongo arazorik hori egiteko baina horretarako ere borondatea behar da eta ez dakit benetan borondate hori dagoen edo ez dagoen ikusita ez dela lehenengo biderrez

gainetik pasatzen direnean erabiltzen direla benetako gauzak ez dugunean onartu eta nik berriro esango dut si se quiere

ez gehienetan baino guztietan esaten da zer nahi dugu

esaten duguna egindako eztabaidarekin eta zeintzuk dira eztabaida horrekin lotura izanda gure planteamenduak

eta esan dugu zeren alde zeren kontra eta zeintzuk dira aukera izan duguna transakzio bat egiteko besterik gabe eskerrik asko
eskerrik asko goirizelaia andrea euskal talde popularra llanos andrea zurea da hitza

llanos anderea euskal sozialistak castelo anderea zurea da hitza

erantzuneko bost minutuko txanda dago elkarrekin podemos uria jauna bertatik bai

eskerrik asko uria jauna eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia andrea zurea da hitza

eskaera batekin hemen entzun dot toki desberdinetatik gure proposamenaren inguruan arazo

eta orduan ez direla bozkatuak izango arazo tekniko juridikoak daudelako nik lehen irakurri dut erregelamenduak esaten duena entzun dut que están admitidas por silencio negativo en fin orduan eskatzen dodana da

proposamenak proposamenak diren bozkatzeko al diren ala ez eta hori argi gera dadila ez sartzeko inongo eztabaida

argudioak esaten denean ez direla proposamenak benetan fondoan dagoenean

eskerrik asko goirizelaia anderea argitzearren argitzearren emendakinak onartuta daude beraz bozkatuko dira ez da txostenik behar talde bakoitzak bere balorazioa egingo du
besteen emendakinetan horrek esan nahi du horrek esan

taldeen eztabaida da mahaiak bere garaian onartu zituen eta bozketara
jarriko ditu hortik aurrera ez dago eztabaida gehiago ez ez dago bai lehendakari anderea barkatu horregatik entzun gura dut

ez al dira onartuak izan ba badakizue eta baietz baina hala izan dira eta bozketara jarriko dira eta talde bakoitzak bere balorazioa egin du ez dago ez dago bueltarik

llanos andrea castelo andrea euskal sozialistak zurea da hitza

eskerrik asko castelo andrea eta amaitzeko zorrilla jauna zurea da hitza

eztabaida amaituta bozketara sartuko gara beraz txartelak eta begiratu ondo

eta lehenengo taldearekin hasiko gara elkarrekin podemos taldearen ebazpenekin bozkatuko dugu

bi erdibideko bozkatuko digu eh bildu elkarrekin podemos

ebazpena podemosena batgarrena ebazpena eh bilduna eta batgarrena ebazpena euzko abertzaleak eta eusko sozialistena ebazpena podemosena eh bildurena eta euzko abertzaleak eta euskal sozialistena bai bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira bi erdibideko ebazpenak jarraian beste bi erdibideko ebazpen bozkatuko ditugu

euskal sozialistak eta euzko abertzalean hogeita hemezortziarekin egin dena eta

egin diren erdibidekoa bozkatuko ditugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu dira bi erdibidekoak jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa ocho contra beraz onartuta geratu da hamalaugarrena ebazpena eta jarraian gainerakoak bozkatuko ditugu elkarrekin podemosen gaude

euskal talde popularraren ebazpenekin sartuko gara hiru talde egingo ditugu lehenengo taldea bat bi

eh bildurekin joango gara

hiru talde egingo ditugu lehenengo hemezortzi hogeita bat hogeita zortzi hogeita bederatzi hogeita hamar eta hogeita hamaika ebazpenak bai zer hemezortzi

hogeita bederatzi hogeita hamar eta hogeita hamaika eh bildurenak bai

beraz ez dira onartu esandako ebazpenak jarraian beste talde bat bederatzi hamairu hogeita hamabi hogeita hamabost eta hirurogei ebazpenak bai bozkatu ditzakegu

onartuta geratu dira esandako ebazpenak eta jarraian gainerako guztiak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hogeita bederatzi boto aldekoa cuarenta y cuatro contra beraz ez dira onartu gainerako ebazpenak jarraian

lehen taldea bat bi hiru hamalau

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez dira onartu

beste talde bat lau zazpi bederatzi hamar hamairu hamabost hamasei hemezortzi bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bi eman dugu bozka zortzi boto aldekoa cincuenta y cuatro

ez dira onartu esandako ebazpenak eta jarraian

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hemeretzi boto aldekoa

ez dira onartu gainerako ebazpenak euskal sozialistak eta euzko abertzaleak taldearen ebazpenak bozkatuko ditugu

lehen taldea hamaika hamabi hamalau hamazazpi hemeretzi hogeita zazpi hogeita hamairu hogeita hamabost

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bi boto aldekoa hamaika abstentzio beraz onartuta geratu dira esandako

beste talde bat hiru lau bost sei zazpi zortzi hamar hamabost hogei hogeita bi hogeita hiru hogeita lau hogeita sei hogeita hamar berrogei eta berrogeita lau ebazpenek osatzen dutena bozkatu dezakegu

beraz onartuta geratu dira esandako ebazpenak eta azken bozketan gainerako ebazpenak bozkatuko ditugu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita bost boto aldekoa ocho contra beraz onartuta geratu dira gainerako